egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

gai zerrendako lehenengo puntua mozioa nerea kortajarena ibañez eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua iraupen luzeko langabetuak egoki artatzeko
hartu beharreko neurriei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposatzailearen txanda kortajarena anderea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko isiltasuna mesedez oso ondo mahaiburu andrea egun on

iraupen luzeko langabetuena da une honetan gure gizarteak duen erronka handi horietako bat eta seguru nago

hori ere konpartitzen duzuela zenbakiak hor daude errealitate gordin eta latz baten berri ematen hamar langabetuetatik seik urtebete baino gehiago darama lan bila eta erdiak bi urte baino gehiago

y más mujeres sailburuak dientes de sierra izendatu dituen langabezi tasen inguruko susto horiek alboan utzita badirudi enpleguaren datu orokorrak

eta sustoak sustoa tantaka eta nahi baino mantsoago enplegua errekuperatzen denaren zantzu txikiak ditugula datu

baina errekuperazio hori ez da denengana iristen aukerak ez dira denentzako berdinak eta kosta egiten ari da eta asko sailburuak berak hainbestetan esaten duen bezala zenbaitzuen egoerari buelta ematea horien artean daude iraupen luzeko langabetuak pertsona hauen egoerak ez du

gai hauen inguruan trenaren zein bagoietan gauden

ez da hori baina argi dagoena da aditu gehienak adierazten digutela gure erkidegoak ezaugarri berezi batzuk badituela gurea oso erkidego zaharkitua dela oso kronifikatuak diren langabetu batzuk dituela asko eta era berean industriak duen pisuak eta aurreratuagoa den ehun

eta gure inaktibitate tasak altuagoak direla zentzu honetan gure langabeziak ere ezaugarri bereziak dituela

eta berrogeita bost urtetik gorako pertsonetan oso kontzentratua dago

baina oso eskasa edo desfasatua edo lan merkatuaren eskaerarekin alderatuta oso desajustatua dagoen kualifikazioa

hemengoa eta gordina egoera penagarri baten aurrean gaude esango nuke krisiaren ondorio gordinenetako baten aurrean

gauza da errealitate horren atzean oso gaizki pasatzen ari diren pertsonak daudela drama latzak bere bizitza osoan lanean pasa ondoren

carlos carmen eta jose ramónek orain gutxi komunikabide batean emandako elkarrizketa batean

berrogeita hamasei berrogeita hamazazpi hirurogeita bi eta berrogeita hamabost urte dituzten gizon eta emakumeak iraupen luzeko langabetuak zailtasunetan

gogorra dutenak gauzak aldatu ezean amaia carlos carmen eta josé ramón urte gutxitan erretiratu pobreak izan daitezkeelako eta hor dago cáritasen azken txostenak erakusten digun argazkia ere

berrogeita hamar urtetik gora izan eta lan ibilbide luzea izan ondoren langabezian geratu den gizonezkoarena iraupen luzeko langabetuak

politika publikoek zeresan handia dute izan ere politika publikoek errealitate krudel horren konponbiderako

duinak diren bizi baldintzak sortu behar ditu politikak pertsonak zaindu behar ditugu politika publiko horien bitartez pertsonen erreskatera atera behar dugu

gai hau gobernuaren kezka ez denik ez dut esan gobernu hau

lanerako zailtasun gehien dituzten kolektibo horien artean eta esana du azkeneko egun bertan aurrekontuen aurkezpenean bere lehentasunen artean dagoela kontu hau

sailburuak luze azaldu zizkigun enplegu sailak eta batez ere lanbidek lanerako zailtasun gehien dituzten horientzako dituzten baliabideak programa desberdinak formakuntza

birgizarteratze enpresek eskaintzen dituzten aukerak garapen ekonomikoko agentziekin

lanbidek eskaini nahi duen arreta pertsonalizatua eta aurrekontuetan ere ikusi dugu zailtasun bereziak dituzten pertsona horientzako partida orokorrak

eta ez dugu ikusi bi mila hamazazpi bi mila hogei enplegurako estrategia baina aurreratu zaigu zailtasun bereziak dituzten kolektibo horientzako neurriak jasoko dituela

euskadiko ekonomia eta gizarte arazoetarako batzordeak egin duen diktamena

langabeziaren kronifikazioaren auzia aipatzen dela ahulezi berezi bezala baina gero hori ez dela

azaltzen zailtasun bereziak dituzten pertsonak eta gizataldeak aipatzen dira orokorrean gauza da zaku hori enplegurako zailtasun bereziak dituzten

oso zaku zabala dela zabalegia bertan sartzen dira berrogeita hamabost urtetik gorako langabetuak iraupen luzeko langabetuak ezgaitasuna duten pertsonak indarkeria matxista pairatzen duten emakumeak egoera irregularrean dauden pertsonak atzerritarrak

oso pronostiko desberdinak eta zentzu horretan oso jardunbide desberdinak eskatzen dituzten egoerak nahasten ditu gobernuak aukeratutako estrategia

uste dugu oraingo lanbidetik ezetz orientatzaileak ezinean dabiltza kalitatezko denborarik ez dute egoera hauei heltzeko formaziorik ez dute

izandako eztabaidan esan genuen betiko errezetak ez dutela balio inertziak apurtu egin behar ditugula eta esan genuen baita ere

enplegua eta babesari dagokionean koherentziak eta orekak bilatzeko garaia dela esan genuen enplegu politika propio esanguratsu eta eraginkorrak sustatzeko garaia dela gure

gaudela eta bide horretan kokatzen dugu guk gaurko proposamena ere

egiteko talka plan bat martxan jartzea eskatzen diogu jaurlaritzari datorren hilabeteetan etorriko den enplegu estrategian iraupen luzeko langabetuak era egoki eta berezitu batean artatzeko plan integral zehatz eta

eta eskatzen dugu plan horren lanketan jarraipenean eta monitorizazioan adituen aholkularitzarekin kontatzea contar con los que saben

iraunkorra sustatzea eta bermatzea ere eskatzen da egoera berezi bati

excepcionales gaurkoan ez da akordio zabaletarako aukerarik izan gobernua sostengatzen duten taldeek ez dute talka plan horren beharra

eta errealitate hori egoskorra da eta adituen gomendioak ere

askotan esan dugu herri gisa ditugun erronkei era egoki eta taxuzkoan erantzuteko garaia dela eta politika publikoak horretara bideratu behar ditugula zentzu honetan ahalmena eta batez ere determinazioa behar ditugu

determinazioa pertsonak hauen bizitza baldintzak eta hauen ongizatea eta duintasuna politika publikoen erdian jartzeko determinazioa inor ez inbisibilizatzeko determinazioa inor bazterrean

determinazioa pertsonak zaintzeko pertsonak erreskatatzeko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos hernández jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi iraupen luzeko langabetuak

mozio honek oinarri duen interpelazioa martxoaren hamazazpian egin zen beraz

ere bai esan nizun harritu egin gintuela gaurko gai zerrendan sartzeak hainbeste denbora igaro ondoren uno

baina egia da eta aitortu behar duzu denbora lar pasatu dela edo asko interpelazioa egin zen momentutik mozioaren zioan esaten den bezala eta gaur ere bai esan duzu ez da lehen aldia

hitz egiten dugula bertan legebiltzarrean ondo dakizuenez langabezi tasa bi mila hogei urterako

urkullu lehendakariaren helburu garrantzitsuenetariko bat eta lortzeko asmoz buru belarri dihardu lehen egunetik

gobernu osoa talde ezberdinek diagnosia aspaldi egina dugu eta konpartitua dela ere esango nuke gobernuan zein oposizioan gaudenok

derrigorrezkoa delarik ekonomiaren berraktibazioa lortzeko oinarri sendoak finkatzea eta bitartean talde ahulenak atzean gelditu ez daitezen gizarte sistema potente baten beharra dugu ziur nago denak konpartitzen dugula hau

plan integrala aproposa iruditzen zaigu bertan logikoa denez kolektibo bereziek eta ahulenek bere ekimen eta estrategia zehatzak

dando sus frutos horregatik kortajarena andrea ez dugu ikusten

erantzun eta arreta egokia emateko ados gaude kolektibo ahula denez enplegu estrategia orokorrak neurri zehatzak eduki beharko dituela

jaurlaritzak baditu neurri ekimen programa eta diru kopuru zehatzak kolektibo honetako pertsonei arreta egokia emateko eta gainetik

arreta pertsonalizatua aipatu duzue bai hernandez jaunak eta bai kortajarena andreak

pertsona bakoitzak neurri egokiak behar ditu bere egoera pertsonalari aurre egiteko

beharrezkoak dira lanbide badabil arreta pertsonalizatua ematen gero eta modu egokiagoan lanbideren kudeaketa hobeagotzeko dauden neurri batzuk

guri eta gobernuari ere bai izango dugu denbora honen inguruan luze hitz egiteko asteartean sailburuak esan zuenez talde guztien ekarpenak espero ditu lanbidek aurrera pausu sendoak

askotan iraupen luzeko kolektiboko pertsonen kualifikazioa eskasa da horregatik lanbidek hurrengo urtera begira ehun eta hamasei milioi

aurrekontuen proiektuan gai honetara berrehun eta berrogei milioi

dira eta amaitzeko horregatik aurkeztu genion osoko zuzenketa oinarrizko ekimenari jaurlaritza badabilelako lanean iraupen luzeko langabetuei arreta berezia emateko eta kolektibo ahula denez egokia iruditzen zaigu tratamendu berezia edukitzea plan estrategikoaren barne baita

eta azkenik arreta plan indibidualizatua edukitzearen garrantzia ere ikusten dugu eta horrela

alderdi sozialistarekin aurkeztutako osoko zuzenketan eskerrik asko
arregi andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldea

gracias señora presidenta egun on guztioi

bai mahaiburu andrea eskerrik asko eneko andueza jaunari esango nioke hartzen dudala zure errieta eta deituko zaitudala

akordioetara heltzeko baina tamaina horretako errieta egiten denean ere zuen artean akordioak

ere izango da baina hala ere onartzen dut ez zaitudala deitu eta

desde luego apuntatua geratzen da eta

esan dut eta zuk aipatzen zenuen akordiorako asmo hori bazenuela eta esango nizuke baita ere aldebikotasunaren defentsa egiten den neurri horretan zuk ere deitzeko aukera bazenuela eta nik ere gustura jasoko nuela hala ere hasiera hasieratik nik esan dut hemen asmoa ez zela zenbakietan zenbaki potolo horietan trabatzea

horrelako konparaketa antzuetan trabatzea esan nuen hasiera hasieratik eta ez naiz sartuko ere mozioa garaiz datorren edo berandu datorren edo

noiz datorren eta lanbideren modernizazio prozesu hori garaiz datorren edo ez baina ez naiz horretan sartu ere egingo eta gainera esan dut hasiera hasieratik nik ez dudala inoiz esango gobernu honek ez duenik egiten

eta gainera esan dut sailburuak ere askotan aipatzen dituela iraupen luzeko langabetuak bere kezken artean eta nik sinesten diodala hori hasiera hasieratik

helburua zen zuk esan bezala adostutako planteamendu

estrategia badatorrelako aurrekontuak irekiak daudelako oraindik

momentu konkretu honetan lanbideren modernizazio prozesu hori ere irekia dagoelako eta horregatik iruditzen zaigu baietz momentua egokia izan daitekela

eta aukera ematen duelako adostasunetik ze gaur legebiltzar honen gehiengoak argi hitz egingo du horrek erakusten du nolabait

ez dela agian gure ikuspuntutik egokiena eta hor dago

bien arteko talka hori ezta ze hemen ere aipatu da martxan jarri diren neurrien eraginkortasuna ba begira cesek

estrategia berrian planteatzen diren jardunbide eta ekimen asko lehendik datozen planetatik datozenak ebaluatu gabe daudela ondo ebaluatu gabe daudela

neurri horiek eraginkorrak diren edo ez orduan hori ere oso kontuan hartzekoa da inertzietan sartuta neurriak errepikatzen direnean eta uste dugu inportantea dela politika publikoak era honetako bideratzea politika publikoetatik ongizatea eta duintasuna zuk esaten zenuen moduan bideratzeko politikak eragitea eta horretara zetorren gaurko mozioa gaurko mozioa ez zen gobernuari errieta egitea

ez zen hori asmoa errealitate bat mahai gaineratzea zen estrategia berri bat proposatzeko

berriro esango dut iruditzen zait hemen esandako asko eta asko

hartu daitezkeela eta datorren estrategia horretan plasmatu daitezkeela lehentasun bezala gazteak lehentasun diren modu berdinean

neurri zehatzak eta ekimen zehatzak eta partida zehatzak jarri ditzakegula oraindik garaiz gaudelako pertsonen erreskaterako

oso gordina da eta behingoz herri bezala pertsonen erreskatera atera behar dugulako berandu baino lehen eskerrik asko eskerrik asko kortajarena andrea
elkarrekin podemos taldearen ordezkaria hernández jauna zurea da hitza bertatik

eskerrik asko hernández andrea euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko berriz bere legebiltzar buru andrea beno ni saiatuko naiz

ados egonda talde guztiok kolektibo ahula dela eta beharrizan bereziak dituela

lan egiteko oinarri sendo bat eta aurrerapausoak emateko esan bezala lehen txandan esaten nuen bezala badakigu iraupen luzeko kolektibo honek kolektibo honetan dauden pertsona guztiek

beste taldeekiko eta erantzun

horretan eta zuok ere aitortu duzue gobernuak lan egiten duela ez nahi ditugun emaitza on guztiekin baina badabilela hortik lan egiten eta aurrerapausoak ematen baina guk ez dugu

estrategia orokorrean arreta berezia

nahikoa dela eta gobernua badabilela horretan baduela kolektibo hori buruan eta estrategia horretan egongo direla denok nahi ditugun

ahalik eta arreta egokiena ematen eta hemen esandako

eta asko era positiboan eman direnak nik uste kontuan izango

estrategia horretan batuta baina ziur nago gobernuak ere notak hartu dituela eta kontutan

llanos andrea eztabaida amaitu denez

eh bildu eta elkarrekin podemosek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

enpate dagoenez berriro bozkatuko degu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita zazpi boto aldekoa hogeita hemezortzi contra bederatzi abstentzio beraz

erdibideko zuzenketa jarraian euzko abertzaleak eta euskal sozialistak batera aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto hogeita zortzi contra bederatzi abstentzio beraz osoko zuzenketa onartuta geratu da gai zerrendako bigarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako lege proposamena frankismoaren diktaduraren biktimen erreparazio juridikoari buruz aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena

irakurri gabe eztabaidari ekingo diogu hemen badakizue aldeko txanda eta kontrako txanda dagoela aldeko txandan nork parte hartu behar du aldeko txandan elkarrekin podemos

besterik ez bale gainerakoak kontrako txandan

aldeko txandarekin hasiko gara elkarrekin podemos zurea da hitza

ya este tipo de cuestiones eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna arzuaga jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea egun on denoi

adierazi nahi dut gure errekonozimendu osoa eh bilduren errespetu eta elkartasun osoa auzitegi frankisten biktima guztiei gure babes osoa kartzelaratuei erbesteratuei

kondenatuei baita ere euren ondasunez ilegalki besterendutako desjabetuei espoliatuei eta nola ez betiko argia

guztiei beharrezkoa da kondena hauek giza eskubideen urraketa hauek sufritu dituztenak errekonozitzea eta erreparatzea eta bide horretan

oso ados nago hernández jaunak eman dituen azalpenekin ez ditut errepikatuko bai esan egia dela ezin dugula atzera egin ezin

pertsona hauek sufritu zuten kaltea izan zuten hondamendia

ahalik eta gehien erreparatzeko birgaitzeko hondamendi

horiek eta horretarako sistema juridikoak ematen dizkigu aukera urriak zabaldu behar ditugu legeak jartzen dizkigun mugak oztopoak

edo norma horien irakurketa hedatzaile edo expantsibo bat eginez horregatik hain zuzen ere irakurketa kreatibo edo

horren kontra doalako zirrikitu juridiko horietatik bidea aurkitzearen kontra doalako eta nolabait amorea ematen duelako

harridura eusko jaurlaritzak ekarri digun posizioarekin ekarri digun irizpideagatik

proposamen hau atzera egitea bultzatuko duena tamalgarria iruditzen zaidalako eta ezin dudalako

bigarrenez eusko jaurlaritzak proposamen hau atzera botatzeko erabiltzen dituen argudioengatik

irizpide zentzugabea iruditzen zaidalako demostratzen duelako legearen balizko limiteek indar handiagoa dutela

helburu edo aspirazio politiko legitimoek daukatena baino berriro ere

eta antza denez eusko jaurlaritzaren posizio honekin dirimitzen du berriro ere

kontra horrelako irizpidea planteatzen duenak erkorekak sinatzen du zeren erkoreka jaunak sinatzen du hau

lehenesten ditu sistema juridikoaren mugak eta beraz politikoki aritzeko mugatuta agertzen da automugatuta

zuk dauzkazun ezagutza juridikoak ez ditut ukatzen baina autozentsura eragiten dizkizu eta hori trasladatzen diozu gobernuari eta gaur pentsatzen dut zentsuraz ekarri duzuela posizio hau eta

merezi duen irakurketa baino halako irakurketa teknizista bat ekartzen da eta guk pentsatzen dugu determinazio politikoaren

eta pentsatzen genuen erkoreka jaunak ezin duela nolabait ezkutatu posizioa marko juridikoen mugen artean azken finean erabaki politikoak mugatzen dituelako gai honekin irtenbide politikoak bilatu behar genituen

esan dudan moduan katalunian aho batez babestu zuten antzeko proposamen bat guztiek baita ere ciudadans eta xabier albiolen

ez dakit gustura ez dakit konbentzimendu osoz egin zuten edo gehiengo batek bultzatuta behartuta

bat katalunian egindako lege horrekin baina hemen gobernuaren jarrerak errazten du albiolen parekoek homologoek

berdina erabiliko dutelako hau da eskumen faltarena legalistak jarriko dira baita ere nahiz eta kasu honetan matizatu behar da arrazoi sakonengatik egingo dutela hau da frankismo soziologikoaren ordezkariek ez

ez dutelako nahi frankismoaren defentsa egiten dutelako oraindik

errez ipintzen zaie proposamen honen kontra egiteko eusko jaurlaritzak bidea

diezuelako erkoreka jauna helduleku bat eman diezue gaur erretratatu ez daitezen amaitzen dut esan behar dugu irmoki auzategi faxisten zigorrak

berrogeita hamabi barra bi mila zazpiko memoria legeak esaten duen moduan baizik eta baita ere ilegalak

gerra kontseiluak tribunal de orden público korte militarrek lau hamarkadaz ebatzi dituzten epaiak ezarri dituzten kondenak nuloak direla esan behar dugu eragin zuten mina sufrimendua pertsonen integritate fisiko eta moralaren kontrako

bidegabea nuloa dela esan behar dugu

horiek errekonozitu eta erreparatu behar ditugu eta instituzioek euskal instituzioek ere egin behar dute lan hau errekorri hau euskal administrazioen esku dago bide hau

ez dugu urrats hau egingo eta gaur urrats hau emateari eajk eta alderdi popularrak uko egingo dio gaur frankismoaren biktimen errekonozimendu eta bidean

eskandaloso bat daukagu mahai gainean eskerrik asko arzuaga jauna kontrako txandan kontrako txandan turno en contra

eztabaida amaitu denez bototara jartzen da lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakezue

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita zazpi boto

beraz ez da aintzat hartzen lege proposamena jarraian boto azalpenera pasatuko garenez euskal talde popularra barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea sailburuok egun on guztioi

ez izateaz gain nuloak ere beharko lukete baina proposatutako bidea ez da egokiena estamos completamente de acuerdo

eskerrik asko ramírez escudero jauna gai zerrendako hirugarren puntua euskal talde parlamentario popularrak egindako legez besteko proposamena

euskal talde popularraren ordezkariak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko garrido andrea zurea da hitza

irisgarritasunari buruzko proposamena ekartzen du legebiltzarrera arartekok egindako txostenari ondoren

gai honi buruz baina azkenean argi dago gobernuak eta bereziki

taldearekin ea ia akordio batera heltzeko aukera izan dugula baina azkenean gobernuaren jarreraren arabera ba akordio bat ezinezkoa da gero

aurkeztutako txostena txostena ba oso zabala da oso ondo eginda dago nik uste dut hemen

bai profesionalen iritziak bai bestalde gai honetan elkarteen lana egiten duten iritzia eta beno azkenean nik uste dut txostena

ona dela eta aipatzen dituen gauzak uste dut komenigarria luke gobernu honek kontuan hartzea guk uste dugu arazo hau kontuan eduki behar zela

y comprensión de las personas con discapacidad ikusten dugu argi eta garbi ezgaitasun pertsonak bere ahalmenak bere osotasunean ez daukatela

eskerrik asko garrido andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda elkarrekin podemos uria jauna zurea da hitza

difícil de explicar eskerrik asko guztioi eskerrik asko uria jauna

eskerrik asko presidente andrea egun on guztioi sailburua legebiltzarkide jaun andreok gizartean oro har

eta gizarte zerbitzuen sisteman bereziki zuzentzen duten printzipioen artean berdintasunaren eta unibertsaltasunaren printzipioa dago eh bilduk printzipio hori oinarrizkotzat jotzen du eta

bazterketak saihesteko eta gainditzeko ekintza positiboko neurriak hartu beharko direla zentzu horretan eta gaurko gaiarekin lotuta guk argi dugu dibertsitate funtzionala duten pertsonen eskubideak bermatu behar direla egoera guztietan horren barnean irisgarritasuna bere osotasunean kokatzen dugu eta seguru asko

eraikin publikoetan irisgarritasun fisiko edo sentsoriala eta sentsoriala bermatzearen beharra are gutxiago eraikin publikoren artean eaeko ospitaleak egoten badira ba gezurra dirudi baina gaur egun

osakidetzako ospitale gehienek ez dituzte irisgarritasun baldintza minimoak betetzen gure ustez errealitate honen inguruan hiru

urtean onartu zen irisgarritasuna sustatzeko legea ez da betetzen espresuki egokitzapenak egitera behartzen ditu eraikin publikoak eta agerikoa da artikulu honen betetze maila hutsaren hurrengoa dela bigarrena

askotan ez da kontuan hartzen hirugarrena ezinbestekoa eta urgentea da mentalitate aldaketa bat gauzatzea eta aldaketa hori gizarte osoan eman behar da baina bereziki ardura publikoak

askotan traumatologian kokatzen dira argi dago traumatologiako pazienteentzat pentsatuta daudelako paziente akutuentzako

eta hori ez da bidea zergatik ospitale edo zentro berrietan urdulizekoan edo gernikakoan esate baterako hainbat hutsune edo egokitze behar aurkitu dira gernikan adibidez ez dago egokitutako

behar ezberdin guztiak ez dituztelako kontuan hartu zentro horiek eraikitzeko momentuan eta zeresanik ez

beste pertsona batekin joaten ez badira ez daukate igogailua adibidez

adibide asko jarri ahalko genituzke pertsona askok ez dutelako ospitaletik ibiltzeko behar adina autonomiarik eta arreta egokia jasotzeko aukerarik baina zoritxarrez eskatzen dugun mentalitate aldaketa hori ezin da txertatu

erdibideko batean behar hori norberaren ardura da pertsona guztiona eta denon esku dago ikuspegi hori barneratzea

izan behar eta sinatutako erdibidekoaren bitartez hiru kontu garrantzitsuak nabarmendu ditugu beharrezkotzat jotzen dugu gauden egoeraren analisi sakon bat egitea para ello

eh bilduk sinatutako erdibidekoan agertzen dena eta argi dugu akordio honek aurrerapauso txiki bat proposatzen duela badakigu dena ez dugula konponduko baina zer edo zer lortzen badugu

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko blanco andrea euskal sozialistak rojo andrea zurea da hitza

eguerdi on guztioi sailburu jauna eguerdi on zuri ere arartekoak gure erkidegoko

irisgarritasunaren inguruko diagnostiko bat egin du txosten berezi batean eta urriaren hogeita hamarean giza eskubideetako batzordean

azalpenak emateko eta talde guztiok izan genuen aukera gure galderak eta gure iritzia ere hortxe

gaurkoan talde popularrak eztabaidan dugun legez besteko proposamen hau irisgarritasunaren arloan marko bezala edo

lege hori nire aurretik hitz egin dutenak ere sarritan esan dutena ez dagoela oraindik bete eta bere osotasunean ez baino poliki poliki

aplikagarri diren baldintza teknikoak garatzen dituena eta baita eraikuntzako kode teknikoa eta araudi guzti hau kontutan hartu izan du beti osakidetza irisgarritasun arloan egin dituen ekimen guztiak aurrera eramateko gainera ekimen guzti horietan

hartu izan da bai kanpoko irisgarritasuna nahiz barrukoa nahiz eta baita ere ospitaletan barruan zerbitzu guztietan beharrezkoa den irisgarritasun hori ez

sinatutako gobernu akordioan ere osasun sistemaren irisgarritasuna hobetzeko konpromisoa jasotzen da eta ez gainera irisgarritasun tradizional hori bakarrik baizik eta baita ere ba irisgarritasun forma berriak sustatzeko konpromisoa eta informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak ere gehitu beharko direlako beraz denok ados gaudela irisgarritasun integral bat bilatu behar dugula eta oztopo fisikoak gainditzeaz gain baita ere beste ezgaitasun mota batzuk dituen pertsona guzti horiei ere zerbitzuak modu onenean eman ahal izateko

aukera eta gainera horrela behar du bestela ez dakit zertan ibiliko

osakidetzak irisgarritasunean hobera egiteko ekimen ugari egiten ditu eta egingo ditu eta bi taldetan sailkatu beharko genituzke alde batetik ekimen nagusi edo obra handi bezala ezagutzen ditugunak

egiten denean edo dagoen bat funtsean birmoldatzen denean eta guzti horietan irisgarritasunaren kriterioa barneratua egoten da obra hori egiterakoan eta esan genezake bi mila hamairu eta bi mila hamazazpi urteen artean kasi berrehun eta hirurogeita hamabi milioiko inbertsioa egin dela horrelako

gainera irisgarritasuna bermatu da baita ere teknologia aldetik berrikuntzak sartu direnean eta berrikuntza horiek obra handi bat eskatu ohi dutenean eta hor ere irisgarritasunaren kriterioa kontutan izan da eta gero nola ez

urtero eta etenik gabe irisgarritasuna hobetzeko eta bermatzeko eta denok ikusten ditugun igogailuak komun egokituak ospitale eremuetako irisgarritasuna hobetzeko espaloietan egiten diren obrak ospitaletako sarrerak harrera guneak seinaleak eta abar eta abar eta abar eta guzti horietan ere inbertsio kopuru garrantzitsua egin dela azken lau urteetan

duelako irisgarritasuna arautzen duen legedia eta araudia osasun zentro eta ospitale asko baino berriagoak dira esango genuke

gazteagoa dela eta horrek zailtasunak ekartzen dituela baita ere eraikitako hainbat ospitale egokitzeko legeak eskatzen duen

neurri horietara eta batez ere eskatzen duena da baliabide ekonomiko handiak eta ekimen guztien helburua nola ez eta hemen denok ados gaude herritar

esfortzu handiak egin behar baldin badira ere egiten dira horregatik hitz egin behar dugu osotasuneko irisgarritasunari buruz integrala behar duelako

murriztua daukaten pertsona horiei ere irisgarritasuna bermatu egin behar diegulako guzti hau da denon helburua baita gure

eta bere sare osoan azterketa bat egingo du horrela azaldu zuen asteartean darpón sailburuak aurrekontuak aurkeztera etorri zenean eta estrategia korporatibo bat burutzeko asmoa ere azaldu zuen

ekimen lerro orokorrentzat milioi bat euro aurreikusiko dira bi mila hemezortziko aurrekontuan eta gero hainbat eta hainbat ekimen txikiagoak ere burutuko dira eta hor kontutan izango da arartekoak bere txosten horretan

orduan nik uste dut estrategia korporatibo horretan parte hartu beharko dutela baita ere gai honetan zeresana daukaten guztiak osakidetzatik hasita noski eta ezgaitasuna daukaten pertsonak ordezkatzen dituzten

arartekoaren txostenean ere hori zen gomendio nagusiena elkarlan zintzo baten bidez estrategia bat martxan jartzea eta azkenean denon helburua delako gure zerbitzua

pertsonei ere irisgarritasuna bermatu behar zaie

bide berri batzuk martxan jarri eta guzti honekin lotuta eraikuntza berriak ere hor daude lehen esan dudan bezala bere barnean daukate nolabait

barneratua dago irisgarritasunaren gaia beraz nik uste dut gaurkoan adostasun oso batera iritsi ez bagara ere

jarriko ez osakidetzaren borondatea ez nik ordezkatzen dudan taldearen borondatea irisgarritasunean beti aurrera egin behar dugula

lanean jarraituko dugu eta ea beste aukeraren bat izaten dugun gaur lortu ezin izan dugun adostasun hori lortu ahal

mahai gainean akordio zabala erdibidekoa denon artean adostutakoa gaiak merezi duelako

adostu dugu baina atzera bota zarete eta sentitzen dut berasaluze andrea baina egin duzuna adarra jotzea eta zorabiatzea baino ez da izan sentitzen dut baina

eskerrik asko blanco andrea euskal sozialistak rojo andreak ez du hitzik hartu behar

euskal talde popularrak elkarrekin podemos eta eh bildu taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bai txartela hor dauzkazue berbotsa ez zaizue argia piztu ez

gehituko dizuet zuen botoa jarriko dut zuek alde bozkatu nahi zenutela beno

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hogeita hamazazpi

siete contra alde hori da hogeita hamabost gehi bi alde ez

mesedez txartelak ondo dauzkazue lehen ondo bozkatu duzue ba berriro saiatuko gara bozkatzen bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa treinta y siete contra beraz enpate dagoenez beste baterako

epealdirako plan estrategiko bat eskatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den urruzuno jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

presidente andrea eguerdi on guztioi eraldaketa teknologikoak hedabideen zeregina birplanteatzea ekarri du eta fase horretan gaude baita informazioaren ekoizpenaren aldetik ere inprentaren sorrerak bere garaian irratiarenak edota

internetek gaur egun iraultza bat da epe laburrean eman den aldaketa sakona jendarte kopuru handien arteko komunikazioa erabat aldatu duena testuinguru konplexu horretan

kokatu ezinik ez baitugu azken emaitza ezagutzen eta ez dakigu zertan bukatuko duen guzti honek euskaldunak gara

aurkitu ezinik eitb beheraka doa eta egoeraren konplexutasunak asko eragin du baina baita

eskasak ere lidergo faltak eta apustu sendoen faltak horregatik da beharrezkoa bitarteko guztiekin

plan estrategiko bat martxan jartzea eta ez plan estrategiko bat bere horretan arazo guztiaren irtenbide edo berme delakoan bi mila hamairuko maiatzean etorri zen iturbe eitbko zuzendari nagusia garai hartan lanketa fasean zegoen bi mila hamairu bi mila hamasei epealdirako plan estrategikoaren nondik norakoak azaltzera berak hainbat galdera jarri zituen

eta azpimarratu zuen gerora errentagarria eta norabide egokian egindako plan estrategiko bat behar baldin bada beharrezkoa dela mahai gainean egokiak ziren galderak jartzea hainbat galdera jarri zituen ez ditut guztiak errepikatuko baina bat nabarmendu nahiko nuke gure aburuz garrantzitsuena delakoan eta berak hau zioen sei betekizun du eitbren publikoak hor kokatzen zuen zuzendari nagusiak auzia eta erantzunek norabide egokian bideratutako plan estrategiko bat emaitza

eta berak galdera luzatzeaz gain erantzunen bat edo beste ere eman zuen zuzendariak eta hala azpimarratzen zuen plan estrategikoak norabide bat ezarri behar du lerro estrategiko batzuk izan behar ditu lerro estrategikoak bideratzeko

prestatu behar dira eta proiekturik ez badago biderik gabe geratuko ginateke hori da iturbe andreak

gure galdera momentu honetan ere hori da badago biderik badago proiekturik eta ez dezala inork

eragiteko galdera bezala ulertu gure galdera zintzoa da gure galdera zintzoa da tamainako arazoari

euskarriak eskaini behar zaizkio eta uste dugu denok dugula egitekoa zeregin horretan ez dakigu biderik

plan estrategikorik ez dugu momentu honetan behintzat horregatik ekarri dugu legez besteko hau orain urtebete inguru erregistratu genuen arren eta bertan kokatzen genituen epeak nolabait lekuz kanpo edo garaiz kanpo egon daitezkeen arren uste dugu bertan egiten den eskaerak oinarrizko eskaerak bigentzia osoa daukala eta horregatik ekarri dugu orain

hau eta jabetzen gara plan estrategiko bat bere horretan ez dela ezeren berme arazoaren konplexutasunaren tamainaz jabetzen gara baina aldi berean uste dugu plan estrategiko bat gutxieneko bat dela edozein enpresak bere ibilbiderako duen ipar

era berean une egokia ere badela baderitzogu

behar duen ponentzia ere badirudielako hasierako arazoak tarteko martxan jarriko dela dirudielako eta garaiz gaude legez besteko honek eskatzen duenari erantzuteko horregatik

erdibidekoaren bigarren puntuan uste dugulako bai zuzendaritzak egiten duena eta bai ponentzia horrek egiten duena norabide berdinean eta epeetan ere batera joan behar direla aipatu dudan zuzendariaren agerraldiarekin jarraituz

zuela uste dugu zerbitzu publikoa ebaluatzeko bi gako aipatu zituen zuzendariak aipatu zituen audientzia eta bestetik gizarteak eitbri buruz duen

bi ardatz nagusi horiei lotuko natzaie ni ere gaurko nire hitzartze honetan audientziak objektiboak dira

irakurketetarako paradarik nahiz eta onartzen dugun beharbada neurketak ez direla baldintzarik egokienetan egiten baina baldintza horietan berdinetan egindakoek ere audientzia neurketek ere beherako joera mantentzen ari dela esaten digute azkenaldian

urtean abiapuntutzat hartuko bagenu

telebistaren audientzia eguneko hogeita lauaren inguruan kokatzen zen

jakina hamar urte horiek ez direla ikus entzunezkoen eta teknologien bilakaerari dagokionez edonolako urteak izan

onartzen dugu konparazioa ez izatea ahalik eta zuzenena bi mila bostean ikus entzunezkoen munduan eredu bat zegoelako nabarmentzen zena eta orain beste eredu bat dagoelako

horretaz ari gara batik bat eredu analogikotik digitalerako jauzia eman da hamar urte horietan interneten bilakaera ere izugarria izan da urte horietan telebista digitala eta honen ondorioak kanalen biderkatzea lehiaren areagotzea

tabletak telefonoak baino gehiago diren gailuak

aldatu duelako komunikatzeko ohiturak aipatu beharra dago ere espainiako gobernuaren menpeko izaten jarraitzen duen

arautzeko esparrua alegia mediaset

hartzen diren erabaki politikoak aipatu behar da ere kirol eskubideekin futbolaren eskubideekin gertatutakoa

uste dugu guzti horrek eraman gaituela egoera edo paradigmaren eraldaketa era batekora guzti hori eta gehiago gertatu da hamar urte horietan beraz ez diogu inolaz ere eitbn egindako kudeaketarik besterik gabe egotzi nahi momentu honetan

egoera aldiz bai uste dugu aipatu ditudan faktore horiek eitbren gainbehera aipatzean

erantzukizunak saihesteko ere erabiltzen direla izan ere urte batzuk ere pasatu dira itzalaldi digitaletik eta audientziak beheraka doaz bi mila hamarean erdira jaisten dira audientziak eta azken bizpahiru urteetan joera hori mantendu egin dute esan bezala

hamaika koma zortzi bi mila hamabostean bi mila hamaseian ehuneko hamaretik behera datu erabat kezkagarria eta ikusiko dugu nola bukatzen den

urtea datuok telebistari bere osotasunean dagozkionak dira kanalez kanal aztertuko bagenitu are eta deigarriagoak izugarriagoak dira eta uste dugu eitbren sorrera printzipio den euskararen suspertzearekin bete betean talka egiten dituzten datuak direla esan nahi dut etb baten

benetan kezkatzeko modukoak direla albistegiak izan dira kontrako egoera honi hobekien aurre egin diotenak baina azken aldian datu kezkagarriak erakutsi dituzte bi mila hamazazpian urte honetan

albistegiek lidergoa galdu egin dute telecincoren mesedetan aldiz badago datu bat azpimarratu beharra urrian aurreko hilabetean kataluniako auziarekin edo badirudi baietz berreskuratzeaz gain

nabarmenki kokatu dira telecincoren gainetik

ateraz telecincori kopuru hauekin bi mila hamabosteko

helduko litzateke telebista edo telebisten albistegiak baina hemen ere

eta etb bi aztertuz gero ikusiko genuke horren erantzule nagusia etb bi dela etb baten kaltetan hori

duen balorazioa edo iritzia neurtzea zailagoa da beti ere iritziak subjektiboak direlako

jendarteak medio batekiko duen atxikimendua gure uste apalean urtez urte behera doan atxikimendua

integral de comunicación ardatz hauen baitako plan estrategiko bat eskatzen dugu eta uste dugu lehen esan bezala

paraleloki eramaten ari den lanarekin osagarri izan behar direla horregatik uste dugu talde guztiok jabetu izan garela premia honekin talde gehienon erdibideko bat dago uste dugu guztion babesa jaso dezakeen

ekimen bat dela beraz perspektiba horretatik eginikoa da eta

guztion artean etorkizuneko etb batez ba hitzetatik ekintzetara pasatu ahal izatea

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos arana andrea zurea da hitza

legebiltzarkideok egun on guztioi gaur plan estrategikoa daukagu hemen eta gainera aho batez onartuko dugu erdibidekoa beraz pozgarria da eta ni posten naiz zeren ikusten da zerbait konkretua ipintzen dugunean

gauzak adosten gure artean baina antza denez hemen eztabaida beste bat dela ba berriro joango naiz hemen ponentzian eztabaidatu genuen momentuan orduan hasi nintzen hitzekin

gauza batzuk aldarrikatzeko gauza batzuk ere ondo egin direla eta nik uste dut talde batzuk ere hemen aipatu dute hori eta bata da mila bederatziehun eta laurogeita biko legea nik uste dut balorean ipini behar dugu mila bederatziehun eta laurogeita biko legea

honaino ekarri gaitu eta nik uste dut denok aitortzen dugu bide hori ez da erraza izan baina emankorra izan dela beste aldetik ere beraz balorean ipini behar dugu hori eta beste aldetik oso garrantzitsua da ere aldarrikatzea zerbitzu publikoaren eta nik uste dut zerbitzu publiko baten aurrean gaude zerbitzu publiko bat daukagu eta beraz horretaz oinarritu behar gara eta denok defendatu behar dugu hori gure eztabaiden gainetik badaukagu arkitektura bat

erabaki dugu denon artean erabaki genuen ponentzia bat osatuko genuela eta ponentzi hori martxan jarriko zela

esaten nuena badaukagula daukagu legea agian aldatu egin behar da edo ez da aldatu behar edo moldatu egin behar da ikusiko dugu baina momentuz oinarri bat badaukagu badaukagu batzorde bat parlamentu honetan parlamentu honetan badago batzorde bat kontrolatzeko telebistak

egiten dituen kontuak eta baita daukagu administrazio kontseilua eta legebiltzar honek badauka zerikusirik baita

baita egin dugu osatu dugu ponentzia bat beraz nik uste dut nahiko tresna ditugu eta gaur daukagun hemen eztabaida askoz egokiagoa ikusiko nuke nik behintzat egingo bagenu ba ponentzian bertan edo behintzat eitb batzorde kontrolean

hainbat gauza esan diren nahiko nuke ekarri hona ere

etorri zen batzordera kontrol batzordera etorri zen zuzendaria maite iturbek berak eta aipatu zituen

kontratu programaren jarraipena egin zuen eta balorazioa bi mila hamaseiko balorazioa egin zuen eta ondorio batzuk ateratzen zituen

aipatzen ziren han kontratuan bertan jarrita dagoen moduan eta

izan ere biztanle guztientzako eduki multimediak eskaintzen ditu bai euskaraz bai gaztelaniaz eitbren eskaintza lau telebista kanal

osagarri gisa canal vasco ere badago nazioarteko publikoari zuzendua

eitbk eskaintza orotarikoa prestatzen duela mota guztietako genero edo edukiekin informazio hezkuntza eta entretenimendu beharrak asetzeko beste ondorio bat

eta eskaintza hori osatzen duten aktualitate eta iritzi programei esker eitbk lidergoari eusten dio eta erreferentzia izaten jarraitzen du

baita aurrekontuen egokitu egin zela hori ere aipatzen zuen eta eitb dela eragilerik garrantzitsuena

eta gero hau dena oinarrituta zegoen zenbaki batzuetan eta zenbaki horiek esaten zuten

bueno eztabaida dezakegu ea indikadore horiek ondo dauden ala ez ala zer baina

hori esaten dute pertzepzioz pertzepzio hor denok daukagu gure pertzepzioa denok daukagu gure ideiak zelan

nik uste dut horretarako badaukagu ponentzia eta ponentzian egin behar dugu lana eta nahiko lan badaukagu eta

taldekide guztiek horretan mugitzeko hori

kontratua dagokionari baina baita plan estrategikoa zeren gaur hemen daukaguna da plan estrategikoa eta plan estrategian oso erraz jarri gara eskerrak

jarri gara ados adostasuna heldu gara eta baita plan estrategikoa ekarriko nuke ni hemen gauza batzuk aurrekoan

ez du hitzik hartu behar beste norbaitek aranak ere ez romero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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita hamairu boto aldekoa beraz